osoko bilkurari hasiera emango diogu gai zerrendako seigarren puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena unibertsitate ikasketa ofizialen arauketa aldatzen duen berrogeita hiru barra bi mila hamabost errege dekretuari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena
proposamena egin duen taldearen txanda celaá anderea zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko mila esker presidente andrea

nada más y muchas gracias eskerrik asko celaá andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria isasi jauna zurea da hitza

legebiltzarreko presidente andrea sailburua legebiltzarkideok arratsalde on

tiroak ikusten ditudan baina ez ez gaude

isabel celaá legebiltzarkideak oso ondo egingo zukeen

interbentzioa eta iruditzen zait erratu egin dela

gasteizko legebiltzarra da hau egia da espainiako hezkuntza ministroak

egindako errege dekretua irakaskuntza unibertsitarioen antolakuntza aldatzeko eta horren arabera unibertsitateetan dauzkagun tituluak jakina da baina gomeni da gogoraraztea lau ikasturteko

kreditu horiek graduak eta ikasturte bateko hirurogei kreditukoak graduondokoak horiek dira dauzkagunak eta

ikasturteko graduak eta bi ikasturteko graduondokoak

ondo deskribatzen duela ere esan

ez dela inposaketa unibertsitateak erabaki dezakete eta arriskuetako bat da hain zuzen unibertsitateen aukeran uzten duela eta batzuek aplika dezakete beste batzuek ez baina gure ustez inposaketa

aurreztuko dute ordaindu beharreko unibertsitate tasak txikiagoak izango dira eta gezurra inposaketa da bere kabuz eta bere kasa ministro jaunak horrela erabaki zuelako

talde politikoaren babesarekin eta garestiagoa izango da aipatu izan den moduan balio bereko titulua lortzeko gehiago gastatu behar delako familientzako beraz ogena edo karga izango da

gu ere errege dekretu honen aurka gaude arrazoi asko dauzkagu batzuk aipatu izan dira eta batzuk errepikatuko ditut eta besteren bat

esango dut oraingo lau urtetako graduko titulazioak ebaluatuak ez dira izan

eta ez dakigu oraingo unibertsitate planen emaitzak nolakoak diren

aldaketa unibertsitate desberdinen esku uzten denez

deustuko unibertsitatean eta euskal herriko unibertsitatean nahasmena sortaraziz eta

balioetsi edo gutxietsi kasuan kasu titulua iraupenaren arabera

sozialistek planteatu duten moduan gu ere gaude

izan ere graduko tituluak lan merkatuaren arabera debaluatu egiten direlako

maila lortzeko ikasle askok behartuta egongo dira bi urteko masterrak egiten hortik

azken buru graduko lau urtekotik hiru urtekora aldatzeak ekar dezake unibertsitate publikoetako irakasle asko kaleratzearen arriskua hau ere aipatu

murriztu egiten baldin bada titulazioaren iraupena

hiru urtetara ekartzen baldin bada lau ikasturtetik hiru ikasturtera ekartzen baldin bada irakasle printzipioz soberan egon litezke

bat gatoz espainiako errektoreen kontseiluak eskatu duen egiten duen balorazioa eta eskatzen duen moratoriarekin

hemen euskal herritik nola ikusten dugun dekretu honek agerian uzten du oraindik orain eztabaida

unibertsitatearen ikasketen diseinua eztabaidan dago irekita dago guk eztabaida hori nahiko genuke hemen zabaldu zein den

zenbat urteko graduak eta zenbat ikasturteko gradu ondokoak zer komeni zaigun eta eztabaidatu beharko genuke

horretan berriz aurkeztu izan den legez besteko proposamenarekin dena planteatu egiten da espainiaren ikuspegitik

baina horrek ez du esan nahi beste aldera begira jarri behar dugunik eta saiatu behar dugula eskumenak eskuratzen ministroaren

berrogeita hiru barra bi mila hamabosteko errege dekretuan beste pare bat egitasmo bazuen

eta unibertsitateak sortzeko baldintzak aldatzeko proposamen bat badago mahai gainean eta unibertsitateko irakasle funtzionarioa izateko akreditazio sistema

ikuspegi atzerakoia eta ikuspegi unibertsitateari dagokienez elitista alegia dirua edo baliabideak ez dituztenei unibertsitateko

jakina gu horretan aurka gaude ez dugu uste

sistema aldatu behar denik momentuz azterketarik egin gabe eztabaida zabaldu nahiko genuke baina

planteatzen den dena espainiako gobernuaren esku uztea horrexegatik ez gatoz bat eta ez dugu sinatu

sozialistek eta jeltzaleek sinatu duten erdibidekoa hemen

baino arazo garrantzitsuagoak badauzkagu garrantzitsua bada ere adibidez unibertsitate publikoen finantziazioa nahiko borrokatua

esaterik badago irakasleriaren berritzea eta egonkortzea ikertzaileen lan baldintzak hobetzea

administrazio eta zerbitzuetako langileria osatzea eta lan baldintzak hobetzea

eta hobetzea edozein kasutan legez besteko proposamena dakarguna

alde batetik esan dugun moduan madrilgo gobernuaren agintekeria eta politika atzerakoia ez da onargarria unibertsitatea dekretuz eraldatzea eta beste aldetik unibertsitate mailako ikasketen diseinurik egokiena zein den

graduondokoa ala hiru ikasturteko gradua eta urte biko

nahiko lukeela jaurlaritzak unibertsitateko ikasketen gaineko eskumen gehiago

unibertsitatea estatuaren monopolio izateari utzi beharko lioke unibertsitatearen autonomia defendatzen dugu eta aldi berean

euskal unibertsitatea alegia hau da

eskatzea alferrikakoa dela uste dut ez dugu lortzen erkidego honetan gobernu horren ordezkaria jakinaraztea zer darabilen euskaren aurka

espainiako gobernuarengandik ezer espainiako gobernuari zerbait eskatzekotan eskatuko genioke desarmatzea bere burua desegitea eta erabakitzeko eskubideari men egitea zertarako daukagu beste aldetik euskal unibertsitate sistemaren agentzia unibasq

ez daukate ezer egitekorik auzi honetan ez geniakeen

eta gure unibertsitateei eskatzea ebaluazio hori egitea eta jartzea aztertzen

honi dagokionez gu horretan gaude eta horrexegatik aurkeztu dugu eta eutsi egingo diogu aurkeztu dugun zuzenketa

eskerrik asko isasi jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkariak corrales anderea zurea da hitza

unibertsitate ikasketa ofizialen ordenazio berria ezartzen duen

berrogeita hiru barra bi mila hamabost errege dekretuari buruz hitz egingo dugu gaurko honetan hiru urtetako graduak lau urtetakoak izaten eta urtebeteko masterrak bi urtetakoak izaten ahalbideratzen du aldaketa honek beraz zera suposatzen du erregulatutako lanbideetara osasuna legegizon eta prokuradorea ez daramaten graduko titulazioak espainiako unibertsitateko sisteman aldi berean hiru edo

euskadiko autonomi elkartea dekretua atzera egiteko deia egin zuen autonomi bakarra izan zen ondoren

iazko uztailaren hogeita lauan ospatutako unibertsitate politika orokorreko konferentzian dekretuari buruzko informazioa eman zenean ondoren bai ikasleek zein errektoreek eta sindikatuek ere erreformaren kontra egin dute eta beraz cruek

bere inplantazioaren moratoria proposatu du beste behin

erreforma bat inposatu du hezkuntza sistemaren edozein aldaketaren aurrean elkarrizketa beharrezko baldintza izanik beraz hanka motz jaio egiten den erreforma bat da hau onartzeko eta inplementatzeko arazo oso larriekin poztu egiten gaitu hori bai

autonomi elkarteek hezkuntza komunitateak zein beste legebiltzar autonomikoek ere

alde egiteak hezkuntza departamentuak iazko

agerian jarri eta eskatu baitzuen ministerioak hartutako erabakiak

hezkuntza arloan inprobisazioarekin gobernatzen dela madrilen ezin da hain garrantzia handiko erreforma bat aurrera eraman

aurreko sistema itsu itsuan aldatu egiten da funtzionatzen dena eta funtzionatu ez dena jakin gabe eskerrik asko eskerrik asko corrales

zuzenketarik aurkeztu duten taldeen txandara pasatuz mixtoa upyd maneiro jauna

euskal talde popularraren ordezkaria oyarzabal jauna zurea da hitza

eskerrik asko oyarzabal jauna erantzunen txandara pasatuz euskal sozialistak taldearen ordezkaria celaá andrea zurea da hitza

legebiltzarreko presidentea arratsalde on iñaki oyarzabal jauna

hitz egin genuela pozten naiz behingoagatik entzuteaz gainera zerbaitekin jabetzen zarela komentatu genuen elkarrizketa hartan espainiako unibertsitate

napoleonikoa zentralizatua eta nahiko

endogamikoa eta erdi aroko estamentua zela esaten nion

eta europako ereduen artean hegoaldeko unibertsitateen artean beharbada bere barne funtzionamenduari begira atzerakoiena gu ez gatoz bat

hori aldatu egin behar da sailburu andrea ondo ezagutzen duzu unibertsitatea eta guk eskumenak eskatzea

ez unibertsitatea modernoa nahi dugulako malguagoa gaur egun titulazioak egiteko espainiako unibertsitatean sufrikario bat da

ze prozesua egin behar den eta unibertsitate berrienetan zerbait ezaugarri

hemen kontrola estatuaren kontrola unibertsitatearen eta oro har garapen ekonomikoaren kontrakoa da

herriei buruz hitz egiterakoan apaltasun pixka bat komenigarria izango litzateke eta apaltasun bat

nik atrebentzia handia ez bada gomendatuko nioke irakurtzea berak ondo estimatuko duen

la misión de la universidad pixka bat jakiteko zertan den eta berak nola esaten zuen unibertsitatearen kopia txar bat baino

guk uste dugu jaurlaritzak indar handiago egin beharko lukeela eskumenak

ehun produktiboa zertxobait desberdina baldin bada eta ahalbidetzen baldin badu

zailagoak izan daitezkeenak guk beharko genuke unibertsitatea egokitu

eta beharko genuke gure errealitateak ere baliatzea unibertsitatea gure gazteria hobeto integratzeko gure

ehun sistema horretan eta beharko genituzke titulazio sistema propioa garatzea egia da eta horretan bat nator oyarzabal jaunarekin

eredua zein den nik printzipioz eta unibertsitatean eztabaidatu genuenean boloñako prozesuetan serioz aztertu genuen katalanekin batera hiru urteko graduen aukera

eta egia da urte horietan nagusitu egin zela trantsizio prozesua celaá andreak aipatu izan duen bost urteko eredu hartatik laubat

unibertsitate antolaketan malgutasuna eskatzen dugu eskumenak eta gure zuzenketan horrela esaten dugu jaurlaritzak

delako kudeaketa gertutik unibertsitateari begira eskatzen dugu hori kontutan hartuz gure unibertsitaterik handiena unibertsitate publiko handiena euskal herriko unibertsitatea akitaniako unibertsitatearekin batera talde batean sartuta dagoelako eta oso

euskal herritik akitaniara zailtasun handiak dauzkagula bateraezintasunak dauzkagulako

horrelako aldaketak egin ahal izateko eta tontakeria iruditzen zaigu errege batek oraindik unibertsitateko

eskerrik asko isasi jauna eusko abertzaleak taldearen ordezkaria corrales andrea zurea da hitza

eskerrik asko corrales andrea euskal talde popularraren ordezkaria oyarzabal jauna zurea da hitza

eztabaida amaituta bototara jartzen da euskal sozialistak eta eusko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa

eman dugu bozka berrogeita hiru bai hogeita zazpi ez ondorioz erdibideko zuzenketa onartuta geratu da

lehenbailehen eztabaidatzeko euskal legebiltzar talde popularrak egindako legez besteko proposamena

jaiotzen aldeko laguntzen eta lana eta familia bateragarri egiteko laguntzen murrizketei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duenaren txanda euskal talde popularraren ordezkaria den

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak taldearen ordezkariak sarasua anderea zurea da hitza

familiar y laboral besterik ez eskerrik asko eskerrik asko sarasua andrea mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

nuestra enmienda gracias eskerrik asko maneiro jauna eh bildu taldearen ordezkaria arrondo andrea zurea da hitza

arratsalde on azken hilabeteetan eta gaur bertan hemen sarritan hitz egiten dugu hitz egin dugu kontziliazioaz

bateragarri egiteko neurrien inguruan eta baita familia politikari edo seme alabak izateagatik jaso beharreko laguntzei buruz orain dela hilabete bat eskas lehen aipatu da tribuna honetatik ere bai enplegu batzordean legezbesteko proposamen bat onartu zen bide

kontziliazioa lana eta enplegua bateragarria egitea familia politikak guztiz garrantzitsuak dira jendartearentzat eta nola ez

pertsonentzat eta abiapuntua hau izanda lehenengo eta behin esan behar dut gu ez gatozela bat ez dugula konpartitzen jaurlaritza egiten

politika horrekin ez gatozela bat alde batetik azken hilabeteetan behin eta berriro eztabaidagai diren

egondako murrizketak ditugu bi mila hamalauan jaurlaritzak hartutako erabakia horren lekuko zuzena da eskari guztiak

legebiltzarrak horretarako diru nahiko ipinita bi mila hamalauan baina ez zuen horrelakorik egin eta lehen esan den bezala eskarien ehuneko hirurogeita hamara bete gabe utzi zen eta ondorioa milaka pertsonak jasan behar izan dutena izan da

emakumeak bereziki gelditu dira bi mila hamalauan jaso gabe jaso behar zutena baina bi mila hamalaukoei ez ordaintzea eta

adierazteak izan du beste ondorio bat aurreko batean aipatzen genuena ere bai hori jakin zenetik hainbatek ezin da jakin

laguntzak ez eskatzea uko egitea eskubide honi

ziurgabetasunagatik izan da eta gertatu da beraz eskatzaileen kopurua murriztea bilatzen

agian lortzen ari da helburu hori ezagutu ditugun datuen arabera bi mila hamalauan egondako eskariak aurreko urtearekin alderatuta ehuneko hamabost gutxiagokoak izan dira eta

urtearekin konparatzen badugu oraindik larriagoa da egoera zeren erdiak eskatu dute bakarrik bi mila hamarean

bi mila hamalauurtean hogeita hamabostzero hogeita hamaseizero tartean dago

arrazoi desberdinak egongo dira hori arrazoitzeko eta horren atzetik ziur gaude ez da arrazoi bakar baten ondorioa izan

langabeziak lan erreformak lan baldintzetan lan erreforma honek ekarri dituen eta izan dituen ondorioak langileak

erraztasunak zerikusi handia izango dute seguru aski ez eskatze honetan edo eskari kopuruak jaitsi izatean baina baita ere

laguntzen ez nahikotasuna eta ziurgabetasuna ez jakitea jasoko diren ala ez diru nahiko egongo den ala ez da beste arrazoi horietako bat eta horrela adierazi du ere ez

famili politiketako zuzendariak orain dela egun gutxi komunikabide

iruditzen zaigu eta larria iruditzen zaigu horrela izan baldin bada eta aipatutakoa gutxi ez eta dekretu berriak onartu ditu jaurlaritzak

boletinean aldizkariaren bidez ezagutu genituenak eta dekretu horietan aldatzen den ia gauza bakarra sakonena da errenta estandarizatua ezartzen dela laguntza hauek jasotzerakoan eta guri ikuspuntutik murrizketa politikekin jarraitzeko

neurriak besterik ez dira momentu honetan gainera benetako hausnarketa eztabaida eta adostasuna bilatu beharrean dekretuen bidez inposatzen diren erabakiak dira eta ez gatoz bat gaur hemen entzungo dugu seguru aski badakit seme alabengatik jasotzen diren laguntzak

eta beraz hartutako erabakiak ez duela murrizketekin zerikusirik dagoen dirua modu justuago batean banatzea dela helburua

nik zenbaki bat aipatuko dut eta ipiniko dut hemen utziko dut aurrekontuetan bi mila hamalauan hogeita zortzi milioi edo gehiago zeuden honetarako bi mila hamabostean hau kantitate hau

gutxiago izan da hain zuzen milioi bat seiehun mila euro gutxiago daude bi mila hamabosteko aurrekontuetan bi mila hamalauan baino

baina aurrikusten dena diru gutxiago baldin bada guretzat behintzat esanguratsua da eta ondoren egiten baldin badira

esanguratsuagoa eta berriro diot guk ez gaude bide honekin edo egiten ari denarekin ez dugu konpartitzen uste dugu politika hauek ez doazela norabide onean eta gainera oso urruti gaudela europan ematen den bataz besteko egoerarekin prestazioetan zerbitzuetan

beti ere kontuan izanda famili eredu anitzak daudela eta denak denak guztiak aintzat

egin behar direla politika hauetan eta hartu beharreko neurrietan sakondu egin behar dela askotan esan dugu eta ez dira diru laguntzetara soilik mugatu behar eta baita ere esan dugun bezala errepikatuko dut politika horietan berdintasunaren irizpidea ezinbestekoa izan behar dela ez gara nekatuko behin eta berriro

eta gure ikuspuntutik berriro diot gaur egun ez da hau egiten ari dena eta berdintasun ikuspuntutik ere egoera aipatu da ere hemen lehen

emakumeak diren neurri hauek eskatzen dituztenak nagusiki eta arrazoi batzuk ere badakizkigu sozialki zaintza lanak

emakumeen gain jarraitzen dute egoten eta gainera lan munduan emakumeak soldata baxuagoak dituzte

eduki beharko luketen errekonozimendu soziala eta gainera zaintza ez da kontsideratzen guztion egin beharra dela eta guztiz beharrezkoa dela

gehienetan emakumeek ez dute egiten hau aukera libre baten ondorioz baizik eta derrigortuta maila batean eta askotan bere ibilbide profesionala ere apurtzen eta esan behar dugu ere beste pertsona batzuk kontratatzen direnean horretarako ere diru laguntzak daude emakume bat izaten dela kontratatua

oso baldintza ez egokietan eta honi ere heldu behar zaio eta lan mundua eraldatzea ezinbestekoa da ere lehen aipatu dira hemen

baina nik esan dudan bezala alde batetik hasi beharko gara denok ulertzen zaintza lanaren balore soziala zein den zaintzarik gabe gure gizarteak ez luke funtzionatzeko ez litzateke egongo egunerokotasunean nola

eta horretarako ere zerbitzu publiko indartsuak eta kalitatezkoak izatea ezinbestekoa dela

gaur egun ez ditugunak gure ikuspuntutik eta familia politikak indartu behar direla esan dugu behin eta berriro eta egin dena errenta estandarizatua erabiltzea ez da gure ikuspuntutik une honetan hartu beharreko bidea eta neurria

ez da gaur egun egin behar zena seme alabak izan nahi dituztenek neurri globalagoak

hor adostu behar dugu eta sakondu behar dugu eta horrela seguru aski jaiotze tasa lortuko dugu hobetzea

lehen adierazi da nire aurretik hitz egin duen alderdi sozialistako kideak

adostuta zegoela ere alderdi popularrarekin alderdi popularrak ez du sinatu azken momentuan ni ez naiz izango arrazoituko dudana egoera hori baina

azken batean orain arte behintzat hiru alderdien artean adostuta zegoen momentu honetan ez dakit
eskerrik asko arrondo anderea eusko abertzaleak

sailburu legebiltzarkideok arratsalde on guztioi alderdi popularraren

eztabaidagarri gai honen inguruan askotan hitz egin dugu

bai ahozkoaz idatzizkoak interpelazioak legez besteko proposamen eta

eduki ditugu legebiltzarrean ppk bere diskurtsoetan behin eta berriz aipatu ditu murrizketak eta gobernuaren interes eza familiarekiko baina gezur bat askotan errepikatzeagatik ez da sekula

para este mismo concepto eta badakit esango duzula eta hau prestatuta neukan eta esan esan duzue ez dela nahikoa bi mila hamabosterako

partida ezta baina euzko abertzaleak taldearen konpromisoa familia eta lana bateragarri egiten dituzten laguntzekiko argia da

egibar jaunak publikoki esan zuen ziur zegoela aurten laguntza eskari guztiei aurre egingo ziola jaurlaritzak eta toña sailburuak baita prentsa idatzian egindako elkarrizketa baten adierazi zuen

familia eta lana bateragarri egiten dituzten diru laguntza guztiak ordaintzeko

familiei laguntzeko lerro guztiak familia errentaren estandarizazio sistemak arautuko ditu

familia elkarte ugarik egin dute urteetan zehar justuagoa delakotan errenta

baliokidetasun sistemak aplikatzea kontuan hartuta

prest geunden eta hala jakinarazi genion horretan

ari baita eusko jaurlaritza eta prest dagoelako aztertutako datuak parlamentuan azaltzeko sozialistek eskatu zuten moduan sozialisten hiru

urriaren hamaseian enplegu eta gizarte politiketako batzordean esan den bezala onartutako berbera da bilduk bere zuzenketaren

gaurkoan ere hauen inguruan abstentzioa zen lehenik eta behin ez dugu ulertzen zertan ekarri den berriz eztabaidatzera onartuta dagoen puntu bat

bestetik batzordean esan genuen bezala eusko jaurlaritzaren konpromisoa argia da familiarekiko eta dagoena ondo eta sakon aztertzen dabil aurrerapausoak emateko estrategia orokor bat egiteko bere osotasunean ez bakarrik diru laguntzetan

baina ezinezkoa da seriotasunez jokatu nahi badugu behintzat urte amaierarako prest edukitzea aurrekontuetako baliabideekin prest gaude

europako herri aurreratuenetara hurbiltzeko baina gauzak ezin dira egun batetik bestera egin ondo dakizuenez gobernu erantzukizunak dituzuen

hauteskunde prekanpainan guztiz sartuta zaudete eta nahiz eta jaurlaritza aurrerapausoak ematen egon familiaren inguruko euskal estrategia orokorra prestatzeko asmoz hori ere kritikatzen duzue kontziliazio laguntzetan aldaketa bat proposatu da banaketa justuagoa lortzeko gutxien duten mesederako

erantzunen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria quiroga anderea zurea da hitza

gracias eskerrik asko sarasua andrea mistoa upyd

labur egiten lehenengo aipatzea alderdi

eta hori ere komunikabideen bidez ezagutu dugu eta aspaldian ia hilabete asko dira aburto sailburuordeak

beraz horrela bada zertara datoz dekretu hauek orain ez da hobe hausnarketa hori egitea hitz egitea

lehen esan dut eta bakarrik zentsu bat ikusten diogu gaur egun dekretu horiek egin izana aldatu izana eta errenta estandarizatua ezarri nahi hori eta da aurrekontuak koadratzea eta ez besterik

ez dugu ulertzen zentsua du hausnarketa egiten ari baldin bada jaurlaritza hausnarketaren ondorioz

eta ahal den neurrian behintzat modu adostuan eta hori ez da errealitatea eta erdibidekoaren azken puntuan azken batean guk horri ipintzen dioguna da data bat zeren ados gaude hausnarketa behar da

bezala adostasuna eta adibidez zuk aipatutako errenta estandarizatuaren inguruan

bakoitzak bere iritziak mahai gainean ipintzea eztabaidatu dezagun ireki dezagun eztabaida hori ez dezagun egin dekretuen bidez goitik behera ezarri gauza konplikatu bat horregatik diogu aurrekontuak

hartutako erabakiak direla beste alde batetik lehen aipatu dugu ere orain dela aste batzuk enplegu batzordean legezbesteko proposamen bat onartu zela

gure ikuspuntutik inportantea dena eta kasu honetan espero duguna jaurlaritzak betetzea

ekaina aurretik bi mila hamalauko eskatzaile guztiei ordaintzea zor zaiena bi mila hamalautik beste alde batetik esaten da

erantzutea eta beraz laguntza horiek ematea guztiei

arregi andreak esaten zuena da gaur egun hemen laugarren puntuan erdibidekoan antzekoa

zergatik ekarri dugu gai berdinaz ari garelako hitz egiten azken batean

bi mila hamalauko urrian onartutakoarekin agian gaur bigarren aldiz onartuta errazago izango dugu jaurlaritzak eta toña sailburuak betetzea legebiltzarrak eskatutakoa ez dakit nahiko

ala ez eta beste alde batetik esan nahi dut azken batean hemen diru gehiago behar dela honetarako ere bai aurrekontuak egiterakoan kontutan eduki behar dela familian eta familia politiketan inbertitzea dela hori inbertsio bat eta horrek

ipintzea gaurko erdibidekoan orain arte aipatutakoari gehitzen zaiona nagusiki eta guretzat gauza bat da inportanteena eta da

ateratako dekretuekin eta uste dugula dekretu horiek eta eskatzen diogula jaurlaritzari bertan bera uztea berri batzuk egitea eta horiek egitea hausnarketa hori egin ondoren eta konpartitu ondoren eta hori da gaur eskatu nahi dioguna eta noski erdibidekoan badaude beste puntu batzuk egiten ditugunak ere ondo iruditzen zaigunak ebaluazio bat egitea ebaluazio hori hona ekartzea eta lehen aipatu dudan bezala diru gehiago eta baliabide gehiago

ipintzea eta alderdi popularrari azken gauza bat quiroga andrea ez dakit nola adierazi benetan gaia interesatzen zaionean benetan alderdi popularrari adosten du eta

egin du gaur ez baldin badu egin beste arrazoi batzuk egongo dira medio

hipokresia gutxiago izan azken batean adostasunaren aldeko aldarriak egitea gero horrelako jarrerak izanda ez du zentsurik hala ere egia esan ez da gure arazo nagusiena zuena da zuek konpondu beharrekoa da eta
bueno bidea egingo dugu eskerrik asko arrondo andrea

bai eskerrik asko berriz ere legebiltzar buru andrea como decía en mi primera intervención

aurrekontuei aritu zara parte luze baten

ez ez ditut hemen datuak datu zehatzak baina bakarri gauzatxo bat azpimarratu nahi nuke puntu

honetan erdibideko zuzenketa sinatu egin duzula alderdi sozialistarekin eta eurak ere aurrekontuak onartu egin zituztela bi mila hamabostekoak

diotsut zeren eta ez dakit ahaztu egin zaizun edo ez

azken batean hemen gertatzen ari dena eta gaur baten baino gehiagotan esan dute beste eaj pnvko ordezkariek da

prekanpainan guztiz sartuta amaitzen joan bai amaitzen noa prekanpainan guztiz sartuta gaudela eta

eta berdin da gauzak egin edo ez egin dena da kritika eta ez gaude ezerrekin

legean dagoen kontzeptua da ez da gobernu honek asmatutakoa eta lehenengo

urteetan zehar eskatu dute hau aplikatzea diru laguntza ekonomikoak daudenean eskerrik asko

eztabaida amaituta bototara jarriko dugu euskal talde popularraren legez besteko proposamenaren jatorrizko testua

hirurogeita zortzi eman dugu bozka zortzi bai hirurogeita bat ez ondorioz

euskal sozialistak eta eh bildu sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

da jarraian adierazpen instituzional bat irakurri dizuet armeniar herriaren sarraskia bi mila hamabost irailaren hogeita lauean armeniar herriaren sarraskia hasi zeneko mendeurrena izango da

burututako sarraskiak milioi terdi pertsona baino gehiago hil eta deportazio masiboak eragin zituen

gizaldiaren historia modernoaren genozidio beldurgarrienetarikoa izan zen gainera ondorio urratzaileak izan zituen milaka errefuxiaturentzat horren ondoren beste kontinente batzuetara horietako asko europar batasunera ihes egin behar izan zuten turkiako gobernuak

egindako eskariak aintzat hartu gabe oraindik ere ez du ofizialki aitortu ankerkeria historiko hori

armeniar herriaren aurkako genozidio planifikatu gisa hala ere positiboki baloratu beharra daukagu turkiako errepublikako agintariek erdogan presidenteak eta davutoglu lehen ministroak

ahalegina horretarako biktimen familiei doluminak eskaini baitie eta baita armeniarren aurkako

mendeurrenak indartu egiten duela iraganeko oroitzapen horren esanahia

erevanen armenian izango diren ekitaldietan horrela batu egiten da

omenaldi eta elkartasunean senide horiek gaur oraindik ere

sarraskiaren ondorioak sofritzen dituztenez gero azkenik

eta ebazpenetara bereziki europar parlamentukoenetara turkiako errepublikari eskatuz armeniar herriari egindako genozidioa aitortu dezala halaber deialdia egiten du bi nazio hauen arteko berradiskidetzeko partekatutako memori batean oinarrituta